egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

adierazten dizuet covid dela eta hogeita hamairu legebiltzarkidek

ana ruiz de alegria maestu legebiltzarkidearen bateragarritasun egoeraren gainean

irizpenaren alde hitz egin nahi du kontra hitz egin nahi du ez

irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkidea izan ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakegu botoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu boto alde beraz aho batez onetsita geratu da irizpena gai zerrendako bigarren

bateraezintasun batzordearen irizpena andoni aldekoa de la torre jauna euskal irrati telebista herri erakundeko zuzendari nagusia izateko hautagarri den erabakitzeko egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio

batzordeko kideren batek irizpenaren alde egin nahi du talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du

gero dago momentua gero

besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu beraz bozkatu dezakegu

onako izan da berrogeita bi boto eman dira hirurogeia berrogeita eh eh berrogeita bi eh berrogeita bi pertz eh legebiltzarkide gaude

aho batez onartu da jarraian irizpena onetsi ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko zuzendari nagusia izendatzeko prozedurari ekingo diogu

esku hartzeko txanda bat zabalduko dugu ganberaren erregelamenduko berrehun eta berrogeita hamalau puntu sei artikulua jarraituz zein taldek hitz egin nahi du

ciudadanos eh bildu elkarrekin podemos ere martínez ere alderdi sozialistak ezik gainerako guztiek bai

bale bost minutu daude beraz

eskerrik asko martínez andrea pp ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

gracias eskerrik asko gallástegui andrea eh bilduren ordekaria agirre bai bai agirre andrea zurea da hitza

eitbk eraberritzeko daukan beharraz horregatik sortu zen ponentzia eta horretan egon gara lanean azken urteotan izan ere eitbren gaurko eredua ba agortuta amaituta dago eta sasoi berrietara beharra du arlo askotan baita gobernantzan ere horregatik komunikabide publikoa gobernatzeko beste eredu bat proposatzen dugu guk jakina da horretarako taldeen arteko adostasun zabala behar dela eta legea aldatu behar delako eta oraingo honetan ba ez zegoen horretarako astirik hori dela eta

aurkeztu genuen trantsiziorako proposamen batekin hau da eitbren zuzendari berria lehiaketa publikoz aukeratzea proposatzen dugu europako beste hainbat komunikabide publikotan egiten den bezala eta horrela berme gehiago egon dadin

eta debatea sasoiz egitea saihestu egin du horrela eta orain ba mugatu beharko gara botoa ematera bakarrik baina geure galdera da geure galdera da zer beldur dago

eitbko zuzendaria lehiaketa publikoz aukeratzeko gobernuan dauden alderdi biek euren hautagaia egokiena dela uste badute zergatik egin ez lehiaketa modu garbi eta gardenean gailendu dadin

hautagai batzuen artean zergatik ez hori da gure galdera

aztertu egin dugu hautagai hau dagoen hautagai bakarra andoni aldekoa de la torre jauna dagoeneko

berria izango dena beste lehiaketa publiko batzuetan aintzakotzat hartzen diren baldintzak

begiratu dugu lehenengo eta behin eta oinarrizkoena formakuntza maila goi mailako titulaziorik ez du andoni aldekoak urtebeteko ikastaroa bilboko akademia batean bakarrik bigarrenik zer esperientzia dauka ikus entzunezkoetan eta zehazki eitbn ba bueno bere karreraren hasieran araialdeko korrespontsala izan zen uste dut radio euskadirako

eta dagoeneko existitzen ez den canal bizkaian albistegietako buru baina duela hogei hogeita hamar urteko irrati telebistek badute zerikusirik edo zer zerikusi dute

hirugarrenik goi mailako zuzendaritza funtzioak bete dituen hori bai

eta bilboko alkatearen ondokoa izan da hamabost urtean alkatetzako zuzendaria hain zuzen ere denbora tarte horretan hala ere lehiaren euskal agentziaren txosten baten arabera alkatetzak

euroko kontratuak eman zizkion lehiaketa publiko barik metropoli fundazioari laugarrenik

ezagutzen ez du inon aurkeztu ez dakigu zer asmo

duen eitbrako bostgarrena hizkuntz

hori inkognita bat da guk ez dakigu hemen legebiltzarrean aurkeztu duen lege

ez dago jasota euskaltzalea ez da behintzat

eskerrik asko bat eta zorionak bi baino ez ditugu aurkitu eta seigarrena eta azkena gobernuarekiko independentea da zuzendari berria

eta galdera da independentea izan liteke bere karrera osoa izendapen politikodun karguetan

independentea izan liteke lehendakariaren aholkularia izan den eajko kidea zuzendari berria herritarren zerbitzura egongo da

ponentziarako eitbko langileei eginiko inkestan lautik hiruk esan zuten albistegiak gobernuaren aldekoak direla eta horrekin amaitu beharrean zuek

zuek nahi izan duzuen hautagaia aukeratzeko zilegia da baina eitbren historia osoan kontrako boto gehien izango duen zuzendaria izango da
eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreak egun on guztioi begira

pentsatu nuen lehenengo gauza izan zen denbora soberan izango genuela nik pentsatu nuen ni hona etorriko nintzatekeela logikari jarraituz aldekoa aldekoa jaunaren

bere kurrikulum arrakastatsua balioan jartzera eta batez ere zuei azaltzera zergatik uste dugun guk

logikari jarraituz aldi berean zuek hona etorriko zinatekete azaltzera zuen zalantzak baina esatera zain egon behar duzuela bere ekintzak bere kudeaketa ikusi aztertu eta gero zuen iritzi kritikoa emateko kritikoa edo ez horretarako dago legebiltzar honetan

ez da boto azalpena ez dugulako bozkatu da taldeen txanda edo ez duzue

eta da artikuluaren arabera taldeen txanda bost minutuko txanda beraz

zuek lehenengo egunetik haserre lehenengo egunetik kritika sutsua lehen arazoa maite iturbe zen

eredua da eredua da begira ze ereduari buruzko

honi buruz lasai eta luze eztabaidatzeko aukera baina gauza bat esan behar dizut lau urtez

legebiltzar honetara eredu aldaketa hori ekartzeko ez duzue ekarri zergatik izan da hori nagikeria izan da agian nagikeria izan da edo orain da

y se aprobará o no eta konturatu zarete zalantzan jarri duzuena ez da izan bere lan ibilbidea komunikazioaren arloan

bere gaitasuna aurrekontu handiko

begira herri honetan estatistika kontu bat da

uztailean hauteskunde batzuk egon ziren eajk izan zuen botoen ehuneko hogeita hemezortzia baino gehiago

beraz hau zer da estatistika kontu bat da eajn bozkatzen duten pertsonek ez daukate aukerarik sozietate publikoa kudeatzeko

eredua hori da zuen ametsa hori da zuen ametsa bakarrik eskubideak batzuentzat eta bakarrik bete beharrak beste batzuentzat eta eta bukatzeko

izendapena babesten dugula uste dugulako berak erakutsi duela komunikazioaren arloan

eskerrik asko eskerrik asko díez jauna

erakunde horren zuzendari nagusia legebiltzarrak hautatuko du

mahaiak onartutako osasun gomendioen arabera bozketa hau elektronikoki egingo da txartelen bidez egin beharrean beraz bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka berrogei boto alde

geratu da andoni aldekoa de la torre jauna euskal irrati telebista herri erakundeko zuzendari nagusia izendatzea gai zerrendako

prozeduraz eztabaidatzeko lege proiektua euskal autonomia erkidegoko

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok

egun on guztioi amaitutako legegintzaldian bezala

lehen lege egitasmoaren aurkezpena egitera eta zuon

izan ere orain lau urte bezala gure zorpetze aukera

bila nator oraingo honetan ere orduan bezala argiago esateko bi mila hogeiko euskadiko aurrekontu orokorraren aldaketa txiki baina garrantzitsu baten bila habiendo

adierazi nahi nuke azkenik ekimen hau onartzeak ez duela bilatzen jaurlaritzari aurrekontuen gauzatzea

kontua ez da gastua handitzea legebiltzarrean beharrezko eta nahitaezko kontrolik gabe aitzitik euskal ekonomia erkidegoko administrazioari ahalik eta finantzaketa

aurrekontuetan aurreikusitako gastu konpromisoei aurre egiteko politika publiko nagusiak kaltetu gabe gera daitezen seguru nago ulergarri eta komenigarritzat joko duzuela lege egitasmo honen izate eta edukiak horregatik ausartzen naiz

arlo publiko dituen egin beharrei eta ardurei denon artean aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

aldeko txanda eta aurkako txanda dituenez aldeko txandarekin hasiko gara beraz aldeko txandan

mistoa izan ezik pp ciudadanos taldearen ordezkariarekin ah boto azalpena ah bai eta zuk ere boto azalpena ez

vale orduan elkarrekin podemos zuek aldeko txandan

alderdi sozialista corcuera explicación de voto

pixka bat itxoingo dugu mistoa etorri arte ze esan diot denbora zeukala

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu lege proiektua bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka

hogeita hamabi abstentzio beraz onartuta geratu da

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duen

jarraian boto azalpenera joango gara pp ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza gordillo jauna bertatik nahi duzun lekutik

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto bai bertatik

eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria

legebiltzarburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok bost argudio

honen kontrakoak eta bat aldekoa nolabait gure abstentzioa agertzen dutenak edo azaltzen dutenak lehen argudioa ulertzen dugu lege proposamen hau azken batean austeritate politikaren jarraipena dela izan ere zer dela eta mugatu dugu

bi koma seiko defizit horretara baldin eta aurten eta datorren urtean bizi dugun egoera sozial eta ekonomiko larria eta konplikatua dela eta

zer dela eta gehiago esango dut zer dela eta auto mugatzen dugu gure burua baldin eta gure solbentzia finantzieroak baldin eta gure ahalmen finantzieroak horretarako baino gehiagorako ematen baldin baduten

batez ere eta bereziki baldin eta aipatu ditudan behar sozial eta ekonomiko larri horiek askoz ere gehiago

azpiazu jaunak berak duela gutxi esan zuen behar horiek gomendatuko luketela defizit muga hori hiru koma bederatzikoa izatea beraz ez dugu ulertzen ez dugu ulertzen berriro diot zer dela eta auto mugatzen garen edo auto mugatzen dugun gure burua

lehenesten dugulako doktrina neoliberalaren aplikazioa

sozial eta ekonomiko larrien aurretik bigarren argudioa el segundo

la próxima década laugarren argudioa esaten da zorpetze maila berri honek emango duen margena zuzenduko zaiola esan den bezala diru iturrietan izan den beherakada konpentsatzeari

baina horretaz gain edo bereziki zuzendu behar zaiola edo zuzendu beharko litzaiokela hemen eta orain izan badiren behar ekonomiko eta sozial larri horiei

zerbitzu publikoak indartzeari kontratazioak areagotzeari hezkuntzan osasungintzan rastreadoreetan familiak autonomoak pymeak sustengatzeari eta ez da egiten ari ez da egiten ari

gure taldeak zentzu horretan ekarri dituen proposamen guztiei ezezko batekin erantzun zaien

edonola ere esan dugu esan ere arriskutsua iruditzen zaigula egoera honetan

jokatzera eta ezinbestekoa dela erreforma fiskal sakon bat baina edonola ere ez gaude kontra inondik inora zera

handitzearen aukeraren kontra ez gaude eta horrexegatik hobe delako hori
noski aurrekoa baino beraz horregatik gure abstentzioa mila esker eskerrik asko

euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

herri dirubideen euskal kontseiluak emandako aurreikuspenen ondorio dira

aldakorrak dira baina pasa den urriak hamabosteko kontseilu horretan emandako emaitzetan bi mila hogeirako bilketaren aurreikuspenak ehuneko hamairu koma hiruko murrizketa

eta termino absolutuetan bi mila hemeretzian bildutakoa baino bi mila berrogeita hemezortzi milioi euro gutxiago emaitza hauek kontuan hartuta foru aldundien ekarpenak bi mila hogeiko aurrekontuaren diru sarreretan kontuan hartutakoa

beraz euskal autonomia erkidegoko administrazioari ahalik eta finantzaketa

bi mila hogeiko aurrekontuek daukagun egoera berri honekin bat egin dezaten aurrekontuetan aurreikusitako gastu konpromisoei aurre egiteko politika publiko nagusiak kaltetu gabe

beraz zorroztasuna eta seriotasuna bai austeritatea ez mesedez ez nahastu kontzeptuak

beraz esan bezala gobernuak daukan proiektu honen aurrean non aurrera jotzeko zorpetzea beharrezkoa ikusten dugun

gai zerrendako laugarren puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua merkataritza turismo eta ostalaritzaren sektoreek pairatzen duten egoera larriaren aurrean jaurlaritzak daukan plangintzari buruz eztabaida

ebaztea talde proposatzailearen txanda casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

dauden ostalaritza eta merkataritza elkarte ezberdinetako ordezkariak jakin badakigu beste askoren asmoa ere bazen gaur gurekin egotea baina pandemiak sortutako egoeragatik eta emandako murrizketengatik ezin izan dute badakigu ere beste batzuk streaming bidez pleno hau jarraitzen

jarraitzeko denok parte hartu dugu noizbait talde dinamika sendotzeko ariketaren batean eta hor askotan egiten den gauza bat elkarrengandik konfiantza areagotzeko da

pertsona bat jartzen da taldeari bizkarra ematen ixten ditu begiak eta uzten du bere burua atzera erortzen momentu horretan pertsona horrek espero duena da beste taldekideek eskuak edo besoak luzatzea eta erortzen ez uztea edo behintzat erorketa

horrela beraien arteko konfiantza loturak sendotzen dira horrelako planteamendu bat egiten dugu gizarteari begira

konfiantza esparru bat berme sistema reziproko bat

aurreratu batean pertsonak ez garela bizi batzuk besteon ondoan baizik eta elkarrekin bizi garela eta horrek beste dimentsio bat ematen dio elkarbizitzari estatu modernoan

eta estatuak gero eta berme gehiago eskaintzen dizkie bere partaideei gero eta berme gehiago gero eta laguntza gehiago gero eta

elkarlanerako espazio gehiago pertsonen beharrak denborarekin eta gizarte aurreratuetan beharrak eskubideak bihurtzen ari dira gaur pentsatzen dugu osasuna hezkuntza edo zaintza eskubideak direla eta estatuak bermatu behar dituela euskal gizartean ere azken urteotan

eta pentsatzen dugu ere jendea bizitzeko bizirauteko diru kantitate minimoak behar dituenean ere hori gizarteak ere bermatu behar duela horregatik gure diru sarrerak bermatzeko

ez du abiatzen laguntzaren kontzeptutik baizik eta eskubide kontzeptutik

bermatzeko sisteman ez dira laguntzak banatzen baizik eta prestazioak eskubide bati erantzuten zaio eta pentsatzen dugu hori zabaldu behar dela

egonda ere ez soilik prestazio sistema horretan

edozein gauzagatik diru sarreren inguruan arazo larriak dauzkaten pertsonentzat pandemiak pandemiak egoera oso kokatu gaitu eta kokatu ditu bereziki sektore ekonomiko zehatz batzuk gaur horretaz mintzatuko gara gaur mintzatuko gara autonomoei buruz

ostalariei buruz ez dira sektore bakarrak izan hauek

beste lantegien egoerari buruz beste sektore batzuei buruz baina gaur hauetaz

sektore hauek atzera erori direlako edo hobeto esanda pandemiak atzera bota dituelako eta zoritxarrez zoritxarrez hor

erorketa hori gelditzeko autonomoak eta ostalariak kolektibo moduan eta noski osasun arloan pandemia pairatu dutenetatik aparte izan dira kaltetuenak kaltetuenak maila sozioekonomikoan izan ziren sektore sozioekonomiko bezala lehenengoak pandemiaren eragina pairatzen eta oraindik ere ezin da esan

esan dezakegu zoritxarrez azken asteotan inpaktu hori areagotu

egoera kritikoa da eta denbora pasa ahala gero eta gogorragoa egiten da ez soilik murrizketa berriak ezarri direlako baizik eta hilabete hauen pisua gero eta astunagoa bihurtzen delako ez da soilik pertsona hauek diru sarrerak oso murriztuta

murrizketa horretatik aparte kostuak eta aurre egin behar zizkioten gastuak hor mantendu izan dira gehienbat pertsona hauentzat autonomoentzat gaur zentratuko gara ostalariengan baina pentsatzen dugu hau orokortu

ostalariak kaltetuenak izan pertsona hauek porrot egiten dutenean maila sozioekonomikoan bere negozioek porrot egiten dutenean ez doaz soilik langabeziara beste edozein langile bezala eta ez dugu esango egoera samurra dela beste langileentzat langabeziara joatea hauek

motxila astun batekin zorrez betetako

bere negozioa martxan jarraitzeko ahaleginean

zorpetuta gelditzen direlako orduan gelditzen dira langabezian eta gainera zama

eta uste dugu badela garaia erantzun sendo bat emateko ostalaritzan galdu dira ostalaritzan egon dira itxita hilabete batzuk eta ireki ondoren baldintzak ez dira inolaz ere normalak izan galdu dituzte adibidez

diru sarrera bereziak galdu dituzte kasu batzuetan aste santuan dauden gorakada galtzear daude inportanteak diren

edo enpresa afariak gabonetan egiten direnak ere bai egoera kritikoa da eta ez badugu zerbait egiten ondorioa izango da itxieren olatua eta

ugaritzea estatuek esaten genuen lehen hauek erori direnean ez diela erantzun

deitu dezakegu ostalaritza erreskate plan pentsatzen dugulako badaudela bideak pertsona hauen egoera konpontzeko edo behintzat laguntzeko ez direlako inolaz ere egongo lehen zeuden egoeratan pandemia irauten duen bitartean baina behintzat duintasunez bizirauteko pertsonalki eta negozio moduan

bideak eta baliabideak eskaini behar dizkiogu proponemos

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos larrea andrea zurea da hitza

larrea andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok

ostalaritza eta merkataritzaren ordez etorri diren etorri direnei eta esan bezala bere lantokietatik edo bere etxeetatik

jarraitzen ari diren horiei lehenik eta behin nik casanova jauna eskerrak eman behar dizkizut

gainera sailak sailburuak berak hartuko dituela zuk planteatutako puntu guzti horiek eta bere eginkizunaren barnean daudenak zehatz mehatz aztertuko dituela

martxan jarri daitekeen ikusteko bere kasuan ala ez luze eta zabal aritu zara zu zure ekarritako mozioan eta uste dut bertan planteatutako hainbat puntu ez direla bat etortzen bereziki

sailburu honekin edo departamentu honekin baizik eta beste batzuekin eta kasu askotan ere

nire aurretik egon diren bozeramaileek oso ondo azaldu dute argi dago

ekonomikoak kinka larrian utzi duela eta ostalaritza

sozializatzen baikara ostalaritza hankaz gora utzi duela eta nik uste dut atzo nahiko argi gelditu zela ganbera honetan bertan behintzat diagnostikoan denok ala ia denok eta hein handi batean denok bat gatozela arazoa dator

eta batez ere irtenbideak proposatzen direnean urkoari lehenengo entzun gabe edo zer esateko daukan utzi gabe ezta zuk casanova jauna behintzat

y político con la verdad por delante eta bai egoera larrian bagaude ere aurrera egingo dugu eta erabaki eraginkorrak hartuko ditugu hainbat alorrean fiskalidadean tributu eta zergetan laguntzetan maileguak bizi daitezen

eta abar luze bat ostalaritza salbatzeko eta egin egingo dugu eta benetan casanova jauna guk espero genuke zuk bide horretan bide lagun

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria hernández jauna

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

nik ez dakit datorren astean zer erabakiko den agian sekulako plana

eta poztuko nintzateke poztuko nintzateke baina nik ez dakit ezer eta nik uste dut jende honek behar dituela segurtasunak behar dituela bermeak arriskuan dagoelako bere bizimodua

eta ezin zaie erantzun trikimailu parlamentarioekin eta hitz jarioarekin

edo txalo batzuk bizkarrean ematen hauek laguntzak behar dituzte eta zuei esker gaur eta aste honetatik egondako eztabaidatik laguntzarik gabe momentuz ateratzen dira

ezker anitza taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

amaituta bozkatuko dugu casanova alonso jaunaren

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hogeita hamalau boto

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita zortzi contra sei abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa